osoko bilkurari hasiera emango diogu mesedez bakoitza zuen lekuetan jezarri jakinarazten dizuet bat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

baliagarritasunaren inguruan iriarte okiñena andrea zurea da hitza eta mesedez

mila esker lehendakari andrea egun on guztioi urkullu jauna egun on

lan eta bizitza baldintzak hobetzeko grinak mugitzen du euskal herria bildu politikagintzako eguneroko jardunean eta argi dugu helburu hori erdiesteko

herritarren arazoak herri honetako gatazkak herri honetako konfliktoak erantzuteko determinazio osoa dugu eta horretan ari gara horretarako gaude legebiltzar honetan nafarroako parlamentuan horretarako gaude madrilgo kongresuan

horretarako lortzen ditugu akordioak hori da gure iparrorratza herritarren egunerokoa hobetzea eta horretarako politika publikoak egitea edo sustatzea eta bide egokian norabidetzea lehendakari jauna eta jaun andreok dakizuen bezala azken egunotan

bi arrazoik ahalbidetu dute eta posible egin dute bide hori herritarren bizi baldintzak hobetzeko gure determinazio

eta jaurlaritza honen jarrera aldaketak eta hitz egiteko erakutsi duen prestutasunak politikaren jardunean ohikoa izan beharko litzatekeena elkarrizketarako eta adostasunak bilatzeko prestutasuna ikusi dugu hainbat aldiz errepikatu duguna gobernantza ereduaz hitz egin dugunean horregatik galdetu dizut gaur urkullu jauna orain arte bezala aritzea baliogarria ahal den

ez baitira beti hiru eta elkarrizketari euskal herria bilduk ez dio

egiten jaurlaritzak prestatu duen aurrekontu proposamena ez da gure ustez herri honek behar duena garai honetan pandemia garai honetan

herritarren eta haien beharrak politika publikoen erdigunean beharko lirateke baina esan dugu elkarrizketarako eta aurrekontuen atalean gurekin adostasunak bilatzeko gobernuak erakutsitako prestutasunak aukera bat ireki duela aurrekontuak hobetzeko aukera ikusi dugu eta hori baliatzeko ahalegin zintzoa egiten ari gara izan ere

eta guztiok interpelatzen gaitu horrenbestez gaur iragarri nahi dut euskal herria bilduk ez diela osoko zuzenketarik aurkeztuko

urteko aurrekontuei gure borondate zintzoaren seinale lortuko ditugu akordioak batzuetan beste batzuetan ez ditugu lortuko

eskerrik asko eskerrik asko iriarte andrea lehendakari jauna

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on iriarte andrea eta

eskertzen dut eta balioan jartzen dut hartu duzuen erabakia aurrekontuen negoziazioa irekita mantentzeak beste akordio batzuk lortzeko aukerak zabaltzen ditu

aurretik ditugun erronkak aukera bihurtzeko nire hirugarren legealdi honetan eta aurrekontuei dagokionez bide berri bat irekitzen da

asko aurreratu genuen negoziazioetan guk beti erakutsi dugu gure prestutasuna baina azken momentuan ez genuen adostasunik lortu orain aukera berri bat dugu

argi dago aurrekontuek badutela nahikoa garrantzia adostasun zabalagoak ehuntzeko eta garatzeko akordioaren bidea lantzea eta jorratzea dagokigu

atzo bertan akordio garrantzitsuak lortu genituen hemen legebiltzarrean bertan emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko eta berdintasuna sustatzen jarraitzeko pisuen erabilera turistikoa arautzeko eta kontrolatzeko

adibideak dira eta aukera ugari izango ditugu akordio berriak lantzeko arlo ekonomiko sozial eta politikoan hezkuntza autogobernua

legebiltzar honetan lantaldeak ditugu gai hauetan aurrera egiteko orain bizi dugun egoeran datorren urteko aurrekontuek garrantzia dute estrategia berri bati bultzada emateko aurrekontu hauek eraldatzaileak dira aurrekontuak lanabes eraginkorrak dira eta momentu honetan bereziki honako estrategia hauei behar duten babesa eta bultzada bermatuko die berpiztu euskadin next zientzia teknologia eta berrikuntza planak

basque country nazioartekotze plana bi mila hogeita hamar agenda eta garapen iraunkorreko helburuak

edo erronka demografikoari erakundeen arteko erantzuna estrategia hori guztia funtsezkoa da eta lankidetza eredu baten bidez eraiki behar dugu horregatik

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hirugarren puntua galdera eneko andueza lorenzo euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lurralde plangintza etxebizitza eta garraioetako sailburuari egina bi mila hemezortzi bi mila hogei aldirako etxebizitzaren gida planaren

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi arriola jauna en dos mil quince esta cámara

euskadin covidaren intzidentzia areagotu dela eta euskadiko osasun publikoaren egoerari buruz gorrotxategi andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on lehendakari covidaren intzidentzia metatua
ehun mila biztanleko hirurehun eta hirurogeita hamalaukoa da

atzo bakarrik bederatziehun eta hemeretzi hogeita hamasei pertsona

birusaren transmisioa gora doala ikusita zer nolako neurri ospitalarioak hartzeko asmoa du gobernuak

eskerrik asko legebiltzarburu andrea gorrotxategi andrea el gobierno vasco

sars cov bi kontingentzia plan horrek

barne antolamendua giza baliabideak eta baliabide materialak

eguneroko jarraipena egiteko aginte taula eta kontingentzia planaren ebaluazioa ziurtatzen dizut eusko jaurlaritzak jarraipen informazioa

antolaketa gaitasuna dituela sortzen diren beharrei erantzun egokia eskaintzeko eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gorrotxategi andrea zurea da hitza

zuk badakizu zure gobernuak badaki guk gobernuak hartu dituen neurri konkretu guztiak pandemiari aurre egiteko guk horien alde egin izan dugula baina

kontraesanak azaleratzea eta hain zuzen ere adibidez kutsadurak ez emateko lehen arretan presentzialtasuna

artatze zentroak itxi egin zirenean eta ospitaletan jende gehiago pilatzera eraman zituen erabaki horretan eta zentzu honetan esan beharra dago

sus trabajadoras y trabajadores eskerrik asko gorrotxategi andrea lehendakari jauna zurea da hitza

eta ezin garela lasaitu eta behar diren baliabide guztiak izaten jarraitu behar dugula

beharrezkoa da eta baliabideak izango ditugu gorrotxategi andrea osasun publikoan gure lehentasuna delako

maskara beti erabiltzeko aglomerazioak saihesteko distantzia mantentzeko

euskadin gorrotoa eta intolerantzia areagotzeari buruz iturgaiz jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea jaun andreok lehendakari jauna egun on

eskerrik asko legebiltzarburu andrea iturgaiz jauna nire balorazioa bat dator segurtasun sailak egin berri duenarekin

gorroto delituen salaketak ugaritu egin direla baina igoera horrek berretsi egiten du horrelako delituak azaleratzea lortzen ari garela gero eta delitu gehiago barkatu gero eta delitu gehiago eta salatzen dira gizartearen kontzientzia handiagoari eta ertzaintzak eta udaltzaingoak eskaintzen duen zerbitzuaren hobekuntzari esker gertatzen da hori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

es el correcto eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

gai zerrendako seigarren puntua galdera amaia martinez grisaleña talde mistoko legebiltzarkideak lehendakariari egina covid hemeretziaren seigarren kutsatze olatua frenatzeko neurriak hartzeari buruz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

martínez andrea lehendakari jauna zurea da hitza

taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuari egina renove makina erreminta planari buruz gil jauna zurea da hitza bertatik

eskerrik asko presidente andrea sailburu eta legebiltzarkideok egun on guztioi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

otero jauna zurea da hitza bai

atzo poztu ginen natur ondarearen legea onartu genuelako nik abisatu nuen

eta benetan natur ondarea kontserbatzea eta uste dut gaur adibide potente batekin natorrela honen arriskuen inguruan hitz egiteko eta da goi tentsioko linea elektriko

asko ditugu euskal herrian eta orain red elektrikoaren planifikazioaren bitartez beste hainbat ari dira eraikitzen edo martxan gatikatik

castejónetik itsasoraino datorrena eta bueno hauek kuestionagarriak baldin badira ere

eta nobedadeak ditugu eta arazo berri bat etorri zaigu eta da goi tentsioko linea pribatuak eta hauen proliferazioa datorrela ezta eskema lau hitzetan gutxi gorabehera hori izango litzateke hau da aragoien energia berriztagarri desberdinak masiboki inplementatu eta ehunka kilometrotara ebakuazio lerroak egin

horietako asko hona datoz eta dagoeneko mahai gainean ditugu gure lurrean afekzioa izango duten hainbat lerro ezta

beste bat mirandara doa baina euskal lurraldetik pasatzen da eta beste bat bizkaia osoa zeharkatuz gatikaraino doa eta bizkaia osoa zeharkatzen da lautada

ere nik duda batzuk izan ditut zuregana etortzerakoan galdetzera

politika energetikoaren arduradun bezala edo ingurumen arduradun bezala eta erabaki dut

ze alde batetik ikusten ari gara planifikazio guzti honek eta energia berriztagarrien inguruan sortzen ari den burbuila erraldoi honek eta omen datozen azpiegitura asoziatua hauek gure trantsizio energetiko propioa baldintzatuko duela erabat eta beste alde batetik klaro ingurumen sailburu bezala iruditzen zait ba kezka nahikorik egon beharko lukeela ze honek ekarriko ditu desjabetzeak ekarriko ditu lur okupazioak ekarriko ditu ingurumen inpaktu handiak

egingo da beraz uste dut kezka nahikotxo eman behar dizkigula bai ingurumen aldetik honek suposatzen duen zauriengatik edo zauria anitzengatik eta beste alde batetik gure

ze gure subestazioak kanpotik etorritako energiarekin okupatuak gelditu daitezkeelako ezta dagoeneko nafarroako gobernuak esan du onartezinak direla plan hauek errioxako gobernuak esan du onartezinak direla plan hauek

eta ikusten ari naiz diputazio desberdinetan bai bizkaian bai

erabat onartezina dela nik gaur eta badakit zure eskumena ez dela

atzera botatzea baina galdetu nahi dizut edo eskatu nahi dizut posizionamendu politiko argi bat gai honen inguruan eta horretara nator

eskerrik asko otero jauna tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea otero jauna aipatu dituzuen
testuinguru guztiarekin ados nago ez dakit preokupatzen hasi behar dugun

planifikazio berri honetan hainbatetan esan dugu behar ditugula konexio puntuetan

modernizazioa eta baita ere ahalmena hori aurrera egiteko eta zentzu horretan planifikazio berria hau hogeita bat hogeita sei dagoeneko

eta baita ere muskizen inguruan hidrogenoaren aldeko apustu sendoa egin behar baldin badugu hor ere behar ditugula nolabait planifikazio horrek kontuan izan dezala gure egoera deskarbonizazioa

ordezkapena egin behar baldin badugu hori ere beharrezkoa dela beraz hori horrela dago eta ikusten dugu dagoeneko martxan ditugun adibidez ekienea proiektua edo baita ere bioargi non biogasa martxan jartzen den

konexio horiek erabat hartuta ezta zentzu horretan momentu honetan iritsi zaizkigu bi aldeetatik aipatu dituzun linea handi horiek nola eraman eta zein den gure iritzia eta argi eta garbi bi aldeetatik erantzungo dizut gainera energiaren ikuspegitik eta ingurumen ikuspegitik zein den gure posizionamendua zer nahiko argia da lehendabizikoa

ez dugu argi ikusten horrela egin behar denik zeren nolabait aldamenean dagoen energia bat edo sortuko den energia bat

gure herrialde osoa gurutzatuz alde batetik baldintzatu egiten digulako gure ahalmena eta gainera beste alternatiba batzuk gertuagokoak badaudelako eta zentzuz eta tentuz ibili behar dugu gauzak egiten eta pentsatzen dugu gainera uste dut egiaz eta

benetan generazio puntuak hau da sorkuntza puntuak eta ebakuazio puntuak ahalik eta gertuen egon behar dutela eta beste alde batetik sormena eta kontsumoa ere ahalik eta gertuen

bukatu zaizu denbora otero jauna zurea da hitza bai ez dut ezer asko berririk esango

ikuspuntua eta bai planifikazio energetiko aldetik eta bai ingurumenaren zaintzaren aldetik

esateko oso garrantzitsua dela hasieratik esan dugula planifikazioa planifikazioa eta planifikazioa behar dugula trantsizio energetikoa egiterakoan

eta oso garrantzitsua dela oso argi izatea proiektu hauei ez diegula bide emango eskerrik asko

otero jauna gai zerrendako hamargarren puntua galdera david soto rodríguez elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuari egina

dituenean ez jarraitzeko erregai fosiletan inbertitzen eta ustiatzen gasaren eta petrolioaren sektorean funts publikoak inbertitzen jarraitzeari buruz soto jauna zurea da hitza

de lucha contra la catástrofe climática eskerrik asko eskerrik asko soto jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

soto jauna zurea da hitza gracias señora consejera

hezkuntzako sailburuari egina doktore ez diren ikertzaileen eta ikertzaile doktoreen lan baldintzei buruz saez de egilaz andrea zurea da hitza

legebiltzarburua egun on legebiltzarkideok egun on sailburua ikerlarien lan baldintzen inguruan galdetu nahi dizugu gaur bildarratz sailburua

baina gutxitan ematen zaie plaza nagusi hau ikerlariei

baina zoritxarrez gure herrian ikertzen dabiltzan langileek ez dituzte lan baldintza duinak bermatuak

tesiak zein lanak prestatzen dabiltzan langileen lan baldintzen

ikerkuntza garapena eta dena delakoaz ondo eta duintasunez aritu nahi bada lan baldintza duinak bermatu behar direlako plaza

zer esango lukeen galdetu nion duela gutxi ikerlaria

eta lau urteko gradua gehi bi urteko masterra egin ostean beka bati esker ehun ikertzen ari da audioa jarriko nuke gustura

bederatziehun eta hirurogeita hemeretzi euro kobratzen ditu berak eta ezin da independizatu sinpleki ezinezkoa delako

ez da bakarrik alokairua ordaintzea adibidez kongresuak eta halakoak beraiek ordaindu behar dituzte ere eta ez zaizkio ordaintzen

berez baina hogeita hamabost ordu baino gehiago sartzen ditu gainera klaseak ematea derrigorrezkoa zaio berak daukan bekaren ondorioz

baina denbora asko kentzen diote klaseek argi eta garbi asumitzen ari da kontu batzuk bere kontratuan printzipioz ez direnak eta berak esaten duenaren arabera orduak atera behar izaten ditu tesiari dedikatzeko oso esaldi bikaina esan zidan uste dut ez dela

lan intelektuala azkenekoa da herri honetan eta gorputzean egunero sentitzen dugun nekea ez dago ordainduta

eta kontrakoa dionak barre egingo dio oraintxe bertan ikertzen ari den langile bati lotsagabekeria arduragabekeria da ikerlariak ez entzutea euren eskubide

ikerlariak lehen lerrora ekarri behar direlako prekarietateak ezaugarritzen du langile hauen jarduna eta magnitude asko dauzka prekarietateak baina gaurkoan

eta orain arte ere legebiltzar honetan horren inguruan eztabaidatu izan dugu zehazki soldatari buruz lehenik eta behin bereizi egin behar dira doktore

modura ezagutzen ditugun langileak dira hauek batzuk ikerketa prozesuan doktoregaiak dira

biak ala biak ikerketa munduan lan egiten dute prestigiotsua izan beharko lukeen

horretan bizirauten dabiltzan langileak dira doktoregaiei dagokienean adibidez parlamentu honetan askotan eztabaidatu dugu legegintzaldi honetan ere helburua eta eskaria garbiak dira ikerlari hauek doktoreen soldatak irakasleen soldatak kategoriekin parekatzeko bidean aurrera egin behar da behar diren konpromiso eta neurriak bere egin behar ditu eusko jaurlaritzak horretarako ehuko eusko jaurlaritzako

unibertsitateetako langileak dira eta bide horretan irakasleek euren jardunak garatzeko dituzten eskubide berberak bermatuak izan behar dituzte une oro

iristen eusko jaurlaritzaren bekaren onuradun diren ikerlariek adibidez

antzekoa oso gutxi da eta ez dago hori eztabaidatuko duen politikari instituzio unibertsitate edo bestelakorik bi saiakera egin ditugu zehazki hezkuntza batzorde honetan

eta ez da bete eta gaurko aurtengo ikasturtean ere bi mila hogeita bat hogeita bi ikasturtean

azkenean emandako aginduei esker hezkuntza sailak emandako aginduei esker ikusi dugu ehuneko bosteko igoera hori ez

euskal herriko aurredoktoregaien asanblada izan genuen adibidez aurtengo ekainean legebiltzar honetan hezkuntza batzordean eta argi adierazi zuten beraiek ere

lanarekin egiten duten lana ez dago konpentsatuta jasotzen duten soldatarekin soldata igotzea duintasun eta prestigio kontua da gizartearen

igo behar dira eta urgentziazko kontua izan behar da hezkuntza sail honentzat modu berdinean azken aste eta egunetan jasotako berriak ez dira askoz hobeak izan

ehuko laurogei langileek kritika gogorrak plazaratu dituzte euren soldatan emandako murrizketa inpresionante horren ondorioz ehuko laurogei ikertzaile doktorez ari gara hizketan eta zentzugabeko soldata jaitsiera sufritu dute ez da ulergarria hau urtean hogeita hamabost mila euro kobratzetik hogeita hiru mila euro kobratzera pasako direla jakinarazi berri du

ez dakigu zer pasa den ehuk dirurik ez duela alegatzen duen bitartean hezkuntza sailaren postura zein den ez dakigu zer gertatuko da laurogei langile hauekin

gure unibertsitate publikoak zer pasatzen ari da non daude ikerlari doktore eta doktoregaien lan non daude ikerkuntza munduan lanean dabiltzan langileen lan baldintzak kalitatezko enplegutik izugarri aldentzen ari dira eta hori

hori justifikatzeko ikerketa prozesu guztien muinean ikerketaren kalitatea jarri behar dugu eta horretarako ikerlarien lan baldintza duinak bermatzea

soldatak igo behar dira eta ez dago hemen zalantzarik herri bezala uste dut zintzoki erantzun bat eman behar zaiela eguneroko ekarpen akademiko eta soziala egiten duten ikerlari guzti hauei prestigioa ez baita aitortzen ezinbestean

prestigioa hau eta konpromiso hau eta gaur gaurkoz atzean utzi ditugu ikerlariak behin baino gehiagotan eduki izan dugu aukera legebiltzar honetan benetan egoera iraultzeko eta ikusten ari gara ikerlarien bidea ikerkuntzaren bidea oso lazgarria gogorra eta bakartia zein tristea bihurtzen ari dela eta lan baldintza eskasek ez dute horretan laguntzen

gobernua sostengatzen duten alderdien ahotik zutabeak ordea ondo mamitu behar dira zaindu egunerokoan bestela baliteke egitura guztia behera erortzea ikertzeko lan baldintza duinak exijitzea gutxienekoa da soldata duinak

ezinbestean ikerlari hauei soldatak igo behar zaizkie ikertzen jarraitzeko ikerlarien eskubide laboralak bermatu behar dira horregatik

gobernu honek zehazki hezkuntza sail honek ikerlarien oinarrizko eskubide laboralak bermatu eta batez ere hobetzeko eskerrik asko

legebiltzarreko presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on

saez de egilaz andrea nire saioari hasiera emateko utzi nahiko nuke gure gobernuak talentuaren eta bikaintasuneko ikerketaren alde egiten duen apustu irmo

horrela dago jasota gure gobernu programan eta horrela adierazi

zehazki joan den astelehenean zientzia euskadin bi mila hogeita bat txostenaren aurkezpenean

euskadiko emaitza nagusiak bildu ditu ikerketa arloko langileei zientziaren finantzaketari emaitza zientifikoei eta transferentzia teknologikoari dagozkien arloetan ikerboost euskal zientzia eta teknologiaren behatokiak monitorizatutako adierazleren bitartez txosten horretan aipatzen den moduan

adorea ematen digu zientziaren alde egiten ari garen apustuarekin aurrera jarraitzeko

euskadik hamarkada batean bikoiztu egin duela ekoizpen zientifikoa gure ikertzaileek unibertsitate eta ikerketa zentro guztietan egiten duten

gehien inbertitzen duen erkidegoa gure barne produktu gordinaren

hain zuzen ere mila laurehun eta laurogei milioi eurora iritsiz

jasotzen duen arabera eta ahalegin horrek baditu emaitzak euskadin egindako ikerketaren kalitatea eta garrantzia ere nabarmendu hobetu da bi mila hogeiean euskadiko ekoizpen zientifikoaren ehuneko

lehen mailako aldizkari zientifikoetan egin da egindako lan hori guztia publikazioetan izandako eboluziora pasatzen badugu honako hau aurkitzen dugu azken urtean zazpi mila bostehun artikulu zientifiko baino gehiago argitaratu dira azken hamar urteetan

bikoiztu egin delarik garrantzitsua da adieraztea zientziaren euskal sistemak

oinarrizko ikerketa nahiz ikerketa aplikatuan ari diren zentroek jada euskadiko ekoizpen zientifikoaren

euskadiko ekoizpen zientifikoaren nazioartekotza ia

hazi da azken hamarkadan nazioarteko lankidetzaz landutako euskal argitalpenak

urtean ehuneko hogeita hamabost ziren eta bi mila hogeigarrena urtean

igo dira nazioarteko lankidetza hauetan

argitalpenen egile nagusiak dira puntu honetan eta ikerketaren egoera euskadin zein den labur labur azaldu ondoren ezin dugu ulertu ikertzaileen inguruan behin eta berriz egiten den eztabaida eta helarazten den egoera ez baitu zerikusirik gobernu honek kolektibo horrekin hartuta duen konpromisoarekin urtebetean ikertzaileen lan baldintzei buruz antzeko edukia duten hiru legez besteko proposamen onartu dira zehazki berrogeita hiru barra bi mila hogei

hogeita bat eta laurogeita hamairu barra bi mila hogeita bat legez besteko proposamenak horietako bi zeuk aurkeztu zenituen hezkuntza batzordean eta laurogeita hamairu barra bi mila hogeita bat legez besteko proposamena zehazki

eztabaidatu zen ekimenak bata bestearen atzetik errepikatzen direla ikusita

irmoa eta argia dela lan baldintzek hiru alderdi dituzte alde batetik

horrek azpiegitura zientifikoekin eta lekuekin du zerikusia bigarrenez lansaria eta prestakuntza eta hirugarrenez ekosistema zientifikoa

egiten den inbertsio handia eta batez ere etengabea

eusko jaurlaritza ezartzen ari den urteko ehuneko seiko igoeraren bidez konpromiso horri esker bultzatzen ari den bikaintasun ekosistemak

doktoratu aurreko eta doktoratu ondoko formakuntzako eta hobekuntzako programen bidez erakarritako ikertzaileen integraziorako testuinguruan batetik lan egiteko eta ikasteko baldintzak izatea eta bestetik euskadiko ikerketaren arloan

izateko baldintzak ere izatea gainera ikertzaileen esku

etorkizunean euren lana bertako eta nazioarteko maila bereko edo goragoko beste testuinguru batzuekin lankidetzan egin ahal izango dute

euskadik aurrerapen handia izan du ikerketa zientifikoan eta horixe jartzen du agerian zientzia euskadin

benetan uste dut ikerketa sustatzeko bai zientifikoa bai teknologikoa politika argia eta egonkorra daukagula apustu horren oinarrian dago benetan sinestea ikerketan eta garapenean egiten den inbertsioa errentagarria dela

zein epe laburrera euskadi bi mila hamalau bi mila hemeretzi epealdian zortziehun eta berrogeita hamaika milioi euro erakarri ditu

batasuneko ikerketa eta berrikuntza arloko jardueretarako era berean ekoizpen zientifikoaren ehuneko bosta inguru patentetan aipatzen da ezagutza berriaren sorreratik aplikazioraino behar besteko denbora igaro ondoren

oraindik bide luzea geratzen zaigu egiteko zientziaren arloan gehien garatutako herrialdeak harrapatzeko eta horretaz

horregatik ere funtsezkoa da ikerketaren aldeko apustuari

inbertsioari urteetan eustea eta eusko jaurlaritzak konpromiso irmoa du zientziarekin eta gure ikertzaileekin

izan dadin eskerrik asko eskerrik asko bildarratz jauna

legebiltzarburua entzun ditut zure hitzak eta esan beharra daukat lehenik eta behin guk hona ekarri ditugun legez bestekoak berdinak izan direla funtsean baina momentu desberdinei erantzun dietela zuek konprometitu zineten eusko jaurlaritza konprometitu zen ikerlariei soldata igotzera eta hori ez zen bete urte batean ikasturte batean hurrengoan

jakin ahal izateko eta ez zen bete orduan gure legez bestekoek hemen erakusten dutena kontu garrantzitsua da eta batez ere erakusten dutena da konpromiso bat daukagula ikerlarien inguruan eta guretzat

ezinbestekoa dela ikerlari aurredoktoreen soldatak igotzea baina baita postdoktoralen soldatak igotzea ere

ez dizut intentzio ona zalantzan jarriko baina intentzio onek ez dute jaten ematen eta esan duzunaren erdia lehenengo sei minutu eta erdian esan duzunaren erdia

kualitatiboa izango den soldata igoera bat emateko benetan egingo duzue pauso hori emango duzue pauso hori bikaintasunaren inguruan hitz egin duzu eta bikaintasunik ez da egongo soldata duinak ez baldin badaude nik ez dudana ulertzen da eusko jaurlaritzak izan dezakeen konpromisoa ikerlariekin hori adierazten denean

eusko jaurlaritzak konpromisoa duela bere egunerokoarekin

asko hitz egin daiteke kontu honen inguruan eta asko hitz egin daiteke zientziaz teknologiaz garapenaz mila plan izan ditzakezue bi mila hogeita hamar plana

galarazten du eusko jaurlaritza ikerlari hauen soldatak igotzera

oinarrizko funtzioa eskaini nahi baldin badio gizarte honentzat eusko jaurlaritzak zergatik ez die ikerlariei lan baldintza

kontrajarria da kontrajarria da esaten duzuena egiten duzuenarekin

esan bezala lehen esan bezala ikerketa prozesua asko zailtzen ari dela asko zailtzen ari dela ez dituztelako medioak beraien egunerokoari erantzuteko

euren gurasoek bermatu behar izaten dizkiete hainbat kontu aurrera jarraitu ahal izateko beraz ekonomikoki

ikertu ahal izatera beka horiek ez dutelako uzten bizitza duin bat mantentzen jasotzen den diru kopuruak ez duelako uzten bizitza duin bat mantentzen horregatik lehentasunezko kontua baldin bada eusko jaurlaritzarentzat eta batez ere herri bezala lehentasunezko kontua baldin bada gure ikerlarien lan baldintza duinak bermatzea soldatak igo behar dira esan zenuten hitz eman zenuten ehuneko bosteko igoera egongo zela ez da egon baina eske ehuneko bosteko igoerarekin ere ez da nahikoa beraz zergatik ezin dugu

aurrera begirako planteamendu sendo bat eraiki eta ziurtasunak eskaini gure herrian ikertzen dabiltzan pertsona guzti horiei ez dauka zentzurik hemen

eskaintzen ez baldin bazaizkie ziurtasunak ematen gure ikerlariei ez baldin bada behingoz prestigiatzen ikerkuntza mundua ez baldin badiogu esaten ikertzen hasiko baldin badira oinarrizko eskubide guztiak bermatuak izango dituztela soldata duinak izango dituztela

eta benetan esaten dut intentzio onak egon daitezkeela zuen hitzetan baina horiekin ez da nahikoa soldatak igo behar dira eta horretarako bide orri bat markatu behar da

nire aurreko parte hartzean adierazi dizudan bezala gure politika zientifikoaren lerro nagusiak dira talentua sortzen eta erakartzen eta talentuari eusten jarraitzea

bultzatzea ikertzaileen eginkizuna funtsezkoa da eta gure konpromisoa aipatu dudan bezala argi dago eta ez hitzen bidez bakarrik baizik eta

lehen adierazi dudan bezala lan baldintzek hiru alderdi dituzte datorren urtean espazio eta azpiegitura zientifikoak garatzen eta hobetzen eta ekosistema zientifikoa indartzen jarraituko dugu

guztira hogeita zazpi koma hiru milioi euroko finantzazioa jasoko du hau gaur egun arte ikerbasquek izan duen jaurlaritzaren ekarpenik

eta ahalbideratuko digu bi mila hogeita bat hogeita lau plan estrategiko berria gauzatzea

lansarien hobekuntza iraunkor eta etengabeaz hitz egin behar dut

zentroen deialdietako gastuak ordaintzera bideratutako kontu sailak bi deialdietan inbertsioaren ehuneko hogeiko igoera finantzatzeko

zientziaren eta gure ikertzaileen alde egiten dugun apustu irmoa agerian jartzen duten benetako ekintzak

beraz eta ixteko aipatu

andrea asmoak ideiak bai baina ekintzak ere bai eskerrik asko eskerrik asko bildarratz jauna
gai zerrendako hamahirugarren puntua galdera iñigo martínez zatón elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina

buruz martínez zatón jauna zurea da hitza bai egun on egun on bildarratz

hainbat eragile aditu agertzen ari dira beraien kezka proposamenak eta

aurkezteko ere bai entzun ditugu eskoletan ematen diren jazarpen ezberdinen

kezkak eta horri aurre egiteko ematen diren alternatiba eta proposamen

hemen gauden presente gauden alderdi guztiok

lege hori nik uste dut lege oso ona dela eta baita ere zure alderdia ere bai babestu

eta lege horretan ezartzen da

erkidego guztietan eta kontsentsuak bilatzen eta ez naiz sartuko horretan ere bai respetua daukadalako lan horretara eta baita ere

lana leku horretan baina lege horretan txertatu da ongizate koordinadore bat ezarri behar dela eskola guztietan eta galdera zuzena da

zure sailak ongizate koordinadore horien inguruan eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

legebiltzarreko presidente andrea martínez jauna zure galderari erantzunez

gure gobernuak ibilbide luzea egin duela haurtzaroa eta nerabezaroa

arloan zuk aipatzen duzun lege organikoa joan den ekainaren bostean onartu zena

agendaren ministroak joan den urriaren hogeita zortzian susperraldirako eta

europako funtsen esparruan hurrengo hiru urteetan hamazazpi proiektu sozial bultzatzeko gure gobernuko berdintasun justizia eta gizarte politiketako

ildo horretan adierazi behar dut gobernu honen konpromisoa dela haurren

sustatzen jarraitzea gure eskumen

gure gobernu programari eta indarrean dagoen araudiari jarraituz

martínez zatón jauna zurea da hitza bai eskerrik asko bueno galdera errepikatu behar dizut zeren
nik esan dizut hasieran ez neukala inolako intentziorik eta bueno probablemente me iba a responder con algo competencial

bildarratz jauna zurea da hitza bai martínez jauna como le he dicho en mi anterior intervención

ikastetxe guztiek elkarbizitza plan bat egin behar dute eta jardueren artean jasotzen dira gatazkak modu

hezkuntza komunitatearen sentsibilizazioa eta formakuntza tratu ona sustatzea eta ikastetxeko langileek ikasleek eta hezkuntza komunitateak

plan horrek tutore lanak egiten dituzten irakasleen

eta ikasleen artean eskola jazarpeneko egoeretarako edo ikastetxeko elkarbizitzan eragina duen beste edozein egoeratarako adostutako portaera kodeak jasotzen ditu

egoera horiek ikastetxean bertan gertatzen diren edo beste

haur eta nerabeentzako ahalik eta ongizate handiena eta tratu onaren kultura segurtatuko duten neurriak sustatzea desgaitasun edo zaurgarritasun bereziko edo dibertsitateko beste edozein zirkunstantzia duten ikasleekiko

eskerrik asko eskerrik asko bildarratz jauna gai zerrendako hamalaugarren puntua interpelazioa
muriel larrea laso euskal talde popular ciudadanos taldeko legebiltzarkideak lurralde plangintza etxebizitza eta garraioetako sailburuari egina eaeko azpiegitura handien plangintza estrategikoari

larrea andrea zurea da hitza buenos días

gracias eskerrik asko larrea andrea

muchas gracias eskerrik asko arriola jauna

mila bederatziehun eta hirurogeita hamarean jaiotako emakumeak bularreko minbizia goiz

deitzea berandutzeari buruz garrido andrea zurea da hitza bai eskerrik asko presidente andrea egun on sailburuak osasun sailburua

del programa de detección precoz del cáncer de mama eskerrik asko garrido andrea sagardui andrea zurea da hitza

progresivamente desde el día cinco de noviembre eskerrik asko sailburua sagardui andrea garrido andrea zurea da hitza

garrido andrea sagardui andrea zurea da hitza señora garrido lo primero

sagardui andrea gai zerrendako hamaseigarren puntua galdera rebeka ubera aranzeta

osasuneko sailburuari egina pandemiaren fase berrian osasun egoerari aurre egiteko osasun sailak garatu duen estrategiari buruz ubera andrea zurea da hitza

estrategia pandemiaren fase berriari aurre egiteko egokia da eskerrik asko ubera andrea erantzuteko sagardui andrea zurea da hitza

aitortu behar dut atseginez irakurri dudala zure galderaren justifikazioa atseginez bat natorrelako bertan egiten den analisiarekin bat nator fase berrian gauden arren pandemia ez dela bukatu

desagertu denik hori lehendabizi hitzez hitz zera esaten duzu

herritarren osasun globalari arreta eskaintzeaz gain osasun sustapen prebentzio lanekin jarraitzeaz gain

agerraldien agerpenei adi egoteaz gain birusa kontrolatzen zaintzen jarraitu behar dela esaten duzu eskerrik asko

gaudela onartzeagatik bai guzti horretan dihardugu eta lehen lehendakariak esan duenez ospitaletako kontingentzia plana indarrean dago

dugu eta dakizunez iragarri dugulako prebentzio neurriak ere egokitzen ari gara egunero egoeraren arabera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
bueno bigarren txandan erantzungo didazu egia da txertaketa maila ikaragarri ona dela

daudela esateko bezala gaude gure kontestuak ez du zerikusirik alemania austria edo europakoarekin

garenik herritarrek txertaketan izan duten ardura maila berberarekin jokatu beharko luke jaurlaritzak jendeak arduraz jokatu badu goazen ardura maila horri erantzutera eta beraz goazen ebidentzia zientifikoan oinarrituriko

murrizketa gehiago ezartzera goazen kontestuari egokitutako irakurketak egitera goazen ebidentzia zientifikoan oinarritzera eta ikasi duguna aplikatzera eta ez oinarririk ez duten neurrietan indarra egitera eta herritarrak beldurtzeko neurriak iragartzera adibidez maskara kalean erabiltzera derrigortzea ez da ebidentzia zientifikoan sostengatzen

osasun irizpiderik badakizue ere covid pasaporteak ez duela ehuneko ehun bermerik eta ez dela panazea beste tresna bat gehiago da ez dago neurri bakar bat ehuneko ehun bermea duenik dugun konplexutasunak konplexutasunez jokatzea

eta ez titular kolpez batez ere espazio itxiak espazio itxiak

eta ohiturak aldatzea eskatzen du orain dela hilabete batzuk

txertoaz gain neurri osagarriak behar genituela baina ez horren ordez azken hilabeteetan prebentzio egiturak argaldu dira arakatzaileak kasu edo laborategietako jendea teknikariak edo erizainak sosak lehenetsi da azken hilabeteetan eskatu genuen ere fase berriaren aurrean osasun sailaren estrategia ezagutzea agerraldi bat eskatu genuen gaur da eguna ez duguna ezagutzen zein den

osasun sistema publikoan dugun arazoa ez dela covid hemeretzia bakarrik ikusten ari gara prebisio falta antolaketa gabezia kudeatzeko

akatsak errepikatzen behin eta berriro abar eta abar badakizu zer behar dugun sailburu andrea behar dugu osasun sailak ebidentzia zientifikoan oinarrituta erabakiak hartzea behar dugu osasun sailak osasun publikoko

eta berrantolaketa bat ematea egitura sendo bat covid hemeretziaz

horrela osakidetza batez ere lehen mailako arreta dagokionaz arduratzeko ze dena ez da covid hemeretzia hainbat gaixotasun

erabakiak aldatzeko moduak aldatu behar dira osasun profesionalak ongi tratatzen hasteko garaia da lanerako baldintza egokiak eskainiz

eskerrik asko ubera andrea sagardui andrea

pozten jarraitzen nuen hasi zarenean hitz egiten esan duzunean ez garela erlaxatu behar baina barkatu zenbat aste daramatzat nik hori esaten momentu oro esan dut gauza bera ez beste batzuek esaten izan duzuenean

herritarrak eta guzti hori barkatu bitartean nik esan eta esan zuhurtzia

eta neurriak mantendu beharrezkoak direla eta zeintzuekin pentsatzen duzu hartzen ditugula ba erabaki horiek

gure profesionalekin hartzen ditugu eta horien artean epidemiologoak dira

ez entzutea gauza bat izango da baina bai ubera andrea bai

horrela da gure profesionalak direlako eta horiekin eta infekziosoei buruz dakitenei eta ospitaleetako eta langileekin horrekin batera hartzen ditugu izan edo ez izan zureak

zure balorazioa da musukoaren eraginkortasuna ez dagoela frogatuta zure balorazioa bat ez datorrena beste inongo

baina bestetik eskertuko nizuke baita ere zientzian oinarritutako horretariko erabakien proposamenak ekartzea

ez dakit ze orain artean ekarri dituzunak zientzian oinarrituta ez dira egon

baina nik orain erantzungo dizut baita esaten zenuenari ze olatu honi aurre egiteko neurri zehatzen artean hirugarren dosiarena

ohikoa denez osakidetzaren webgunearen bidez edo osasun zentroetara deituaz

eta hortik aurrera gogoratu herri batzuk ere badaudela eskerrik asko sailburu andrea gai zerrendako hamazazpigarren puntua interpelazioa lore martinez

euskal autonomia erkidegoko haur eta nerabeek egiten duten teknologia digitalen erabilerari buruz

eskerrik asko legebiltzarburu andrea eta egun on guztioi egun on artolazabal andrea askotan aipatu dugu legebiltzar honetan

daukan garrantzia ezta teknologia digitalen erabilerek dituzten

hauek gizartean duten eraginak kezkatuta

osasunaren mundu erakundeak oraingoz jokoaren eta bideojokoen adikzioak onartu ditu sustantziarik gabeko menpekotasun gisa

oraingoz ez dira adikzioak baina bai erabilera problematiko bezala erreferentziatu ditu eta eztabaida kalean dago

joan zen astean argitaratutako teknologiaren eragina nerabezaroan harremanak arriskuak eta aukerak txostena irakurri irakurrita datu benetan kezkagarriak ikus ditzakegu konektatzeak dituen arriskuak ez ezagutzeak eta baita arrisku hauen prebentziorako neurririk ez izateak

aipatzen dira estatuko datuak dira euskal erkidegoko hogeita hiru ikastetxek bakarrik parte hartu dute hamaika eta hemezortzi urte bitarteko

nerabe dira gutxi gorabehera ona litzateke erkidegoko datuen zehaztasuna izatea internet eta sare sozialen erabileraren argazki erreala izan eta neurriak hartzeko datu batzuk aipatuko ditut

hiru nerabetik batek interneten erabilpen problematikoa du lagina txostenaren lagina bi milioi nerabeekin egin da eta bi milioi horietatik seiehun nerabek erabilpen problematikoa dute internetekin

ondo legoke jakitea bostetik batek bideo jokoekiko menpekotasuna eduki lezake jada nerabeen

eta nahiko larriaren sintomak ditu ehuneko laurogeita hemezortzi sare sozial batean erregistratuta dago eta hor bila ditzakeen arazo guztiekin

ziberjazarpena eta hainbat eta hainbat aipatzen dira

mugikorrekin hamaretik seik mugikorrekin lo egiten dute

bideoa jolasak ditu lehentasuneko aisialdi edo denbora pasa

jokoetan jokatzen du eta arrisku guzti hauen aurrean datu aipagarri bat

ez diotela inongo araurik jartzen eta estatutik ameriketako estatu batuetara egingo dugu salto lehen aipatu ditudan datuak kezkagarriak badira pasa den urriaren bostean ameriketako estatu batuetan

amerikako estatu batuetako senatuan eginiko agerraldian jasotako adierazpenak ere

baina ondo legoke entzutea teknologia digitalen erabilerak duen ondorioen kontzientzia hartzeko

agerraldia eta bertan aipatzen dira eta kolore ezberdineko senatariek galderak egin zioten eta galderetako bat zen berak eginiko barne ikerketen aurkitu ahal du bere plataformak haur eta nerabeen osasun mentalean edo ongizatean ondorio negatiborik baduen

baieztatu dute haur eta nerabeen ondorio negatibo larriak dituela

badakiela bere algoritmoak moldatzen jende gehiago erakartzeko nahiz eta pertsonen ongizatearen aurka joan

haur eta nerabeek erabiltzen duten sare soziala baina instagram bai eta instagrami buruz egin zituen adierazpenak ere ez dira ahuntzaren gauerdiko eztula

ehuneko hamairuari pentsamendu suizidak areagotu zizkion erlazionatuta lehengo

eta instagramen inguruan esan zituen algoritmoak polarizatuak desinformazioa eta gorrotoa sustatzen zutela existitzen ziren harreman biolentoen ehuneko laurogeita hemeretziak

elikadura portaeren nahasmenduaren inguruan ere esan zituen

toxikotasun txosten bat medio eta helburua azkenean plataformena zein da ba plataforma birala egitea

eta berdin da bidean zenbat nerabeen ongizatea aurretik eramaten duten beraiei bost axola gero eta denbora gehiago

gero eta diru gehiago plataformen jabeen poltsikoetara teknologia digitalen erabilera segurua arduratsua izateaz batera kritikoa ere izan behar da

haur eta nerabeek egunero begietatik sartzen zaien informazioari buruz kritiko izaten badakite ia egunero erabiltzen ditugu gomendatzaileak

erosketak egiteko abesti berriak aurkitzeko bikoteak aurkitzeko lana bilatzeko sistema horietan jasotzen dituzten gomendioak eragina dute beraien lehentasunetan manipulatuta daude interes jakin batzuen menpe edo nerabeen erabakia librea da uneoro

jokaera izaera eta pentsamendua galdera asko egiteko haur eta nerabeek

guzti honen aurrean natibo digital seguru arduratsu eta kritikoak izatea nahi badugu ezinbestekoa da gurasoak bidelagun digitalak ingurune digitalean egoki molda daitezen eta ikusi ditugu datuak nerabeen ehuneko hogeita bederatzi koma batak bakarrik aitortu zuen gurasoek

ezin dugu utzi euskal haur eta nerabeak ingurune digitalean noraezean ibiltzea inertziaz ibiltzea ezin dugu utzi natibo digital borregoak izatea

prestakuntza izan behar dute ingurune digitalean gaur egun ez daukatena datuen arabera behintzat haur eta nerabeek natibo digitalak bai baina natibo digital seguru arduratsu eta kritikoak behar ditugu etorkizunean euskal gizartea ere ingurune digitalean segurua arduratsua eta kritikoa izan dadin

bermatzea gobernu honi dagokio eta eaen zer egiten da

telefono mugikorren erabileraren azterlana eskatu genuen ikastetxeek oinarri sendo bat izan zezaten mugikorren erabileraren inguruan

badagoelako gabezia handi bat ondorio nabarmenekin gainera baina hezkuntza batzordean atzera bota zenuten ikusi dut zeuk esan programa daukazuela bertan sare sozialen arriskuen inguruko sariak ere ematen direla ikusi dut bideo batzuk ikusi ditut eta oso sormenekoak dira eta oso ondo daude

dokumentazioa ere badago esan beharra dago ere zaharkituta dagoela eta honetatik haratago eta daukagun panorama kezkagarri honen aurrean ba galdera egin nahi dizut artolazabal andrea

haur eta nerabeak teknologia digitalekiko duten erabilera segurua arduratsua eta kritikoa izan dadin eskerrik asko
axpe andrea artolazabal andrea zurea da hitza

andrea legebiltzarkideok egun on guztioi eskerrik asko señora martinez

gure seme alabek teknologia digitalez egiten duten

asko kezkatzen gaitu ama gisa kezkatzen nau eta berdintasun justizia eta gizarte politiketako departamentu gisa arduratzen gaitu urteak

gida hori esker garapen etiko morala bermatzeko ikasketak egin daitezke teknologiak modu seguru eta arduratsuan erabili ditzaten helburuarekin después trabajamos

ugariak dutela baina arriskuak ere sor badakigu komunikaziorako eta informaziorako tresna handia izan daiteke erabilera desegokiak indarkeriaren adierazpenak eragin

gero eta konektatuago dagoen gizarte batean bizi garela non

no nora joan daitezkeen eta nora ez erakusten diegu erabakitzen dugu zein adinetan

laguntza seguru eta librea eman nahi izan da gazteek esperientzia horiek modu

ekimen horiek familiei laguntzeko laugarren planaren laugarrena ardatzean kokatzen dira plan horren helburua haurren eta

haur eta nerabeen eskubideei buruzko etorkizuneko euskal legean informaziorako eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak

eskerrik asko artolazabal andrea martinez axpe andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea eta lasai

bueno puntuz puntu pozten naiz gauzak egiten ari zaretelako aipatu dizut lehen

zeuk esan webgunean sartu nintzela eta zegoela zaharkitutako

bi mila hamairutik eta bi mila hamaseitik gaurkotu gabe zegoena eta ondo dago hori gaurkotzen baduzue baina nire kezka da

internetak dituen onura eta galerekin edo kalteekin

orduan lehenengo eta hor ikusten genituen lehengo datuak ehuneko hogeita bederatzi koma batak

neurriak egiten dutena askok da oparitu tabletak telefono mugikorrak inongo araurik gabe pentsatzen natibo digitalak dira

natibo digitalak zer esan nahi du erabiltzea interneta eta sare sozialak edozein modutan behar ditugu

arduratsuak seguruak eta kritikoak eta horretarako gurasoak

bai ala bai izan behar dira baina klaro horretarako kontzientzia izan behar dute eta guraso gehienek ez daukate hogeita bederatzi koma batak bakarrik orduan hor lana daukagu safer internet day esan duzunean ikusi nituen bideoak egia esan batzuk oso

eta hor izaten dituzten sare sozialetan dauden kalte asko eta era sormen askorekin azaltzen dira eta ikasteko balio dute baina klaro

hautazkoa da hor irakaslea kontzientziatuta badago parte hartzen dute sari horietan bestela ez dute parte hartzen

ume horrek edo haur horiek kontzientziatzen dira ikasten dute eta beste ume denak beste haur guztiak

ez dute sakontzen sare sozialen kalte horietan

plan integral bat edo zerbait integralagoa ume eta haur guztiak hartuko dituena

gehiago esaten nuena euskal haur eta nerabeak

natibo digital seguruak izan behar dira onura guztiak aprobetxatzeko gai izan

detektatu identifikatu eta gainditzeko gaitasuna izan dezaten

ez dakit arduratsuak arduratsuak ingurune digitalean egiten dutenak errealitate fisikoan egingo balute bezala joka dezaten arduraz eta kritikoak ez dezaten dena datorren bezala onartu beren buruei galderak egin diezaieten nabigatzen ari direnean

asko esan ahalko bazenu zerbait gehiago esan ze garrantzitsua da nerabeek beren balore eta printzipioak lehenetsi

eta hau egiten erakutsi egin behar zaie ez dute bakarrik ikasiko eta

atentzioa esan duzunean teknologia eta internet eta hori dena desde primera infancia egingo duzuela

teknologia digitalak pertsonen bizitzak hobetzeko balio behar duela teknologiaren inguruan hausnarketa sendo eta sakon bat falta dela euskal gizartean eta ordua dela nahi dugun etorkizuneko euskal gizartea irudikatu eta teknologiaren presentzia eta erabilera definitzeko

baliabide bat izan behar da eta ez egon behar den zerbait erabili behar dugu ondo helburu batzuekin bukatzen joateko

denon erantzukizuna dela eta erronka handia daukagula aurrean eskerrik asko eskerrik asko martinez